osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua mozioa

kantauriko antxoaren elikadura kalitate eta segurtasunaren inguruan eusko jaurlaritzako osasun eta arrantza sailen artean izandako deskoordinazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena
ocáriz andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko mesedez isiltasuna buenos días gracias señora presidenta señorías

isiltasuna mesedez isiltasuna decíamos

eskerrik asko lópez de ocariz andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

bai egun on guztioi aurtengo antxoa kanpainaren erdi erdian tapia sailburuak

handik bost egunetara darpón sailburuak inongo egokitasunik gabe herritarroi antxoen

esan zigun beharrezkoa ez den alarma bat piztuz edonola ere kontroleko osoko bilkuran

ez zuten autokritika txikiena ere egin are eta gehiago gainera gauzak ondo egin zirela

egon zela esan zuen tapia sailburuak gezurra galanta koordinazio perfektua izatekotan ere agerraldia bi sailburuek batera ematetik gertuago egongo litzateke edozein kasutan bost eguneko epean bere aldetik gauza desberdinak esatetik baino talde popularrak aurkeztutako mozioak

jasotzen ditu eta lehenengo puntuak

honelako kasuetarako jarduera protokolo bat ezartzea edo eskatzen du iruditzen zaigu

jasota edo barnebilduta egon beharko litzatekeela izan ere elikadura segurtasunaren planak berak jaso beharko luke horrelako

protokolo bat bigarren puntuan arrainaren inguruko ezagutza areagotzeko kanpainak egitea aipatzen da

egin beharreko zerbait dela eta hirugarren puntuan aipatzen da

hamazazpian elikagaien segurtasunari buruz legebiltzarrak erabakitakoa betetzea eskatzen zaio jaurlaritzari eta hau da guri interesgarria iruditzen zaigun puntua izan ere urriko

bigarren puntuan jasotzen zuen jaurlaritzak

egin eta aurkeztu zezala elikagaien segurtasunerako planaren zirriborroa hilabeteko atzerapenarekin

planaren zirriborroa baina azkenean hilabeteko atzerapena gutxieneko da aurkeztutakoa

izan ere zazpi orriko dokumentu bat da plan honen zirriborroa gaztelera hutsean dagoena

eta zazpi orri horietatik lau eskaintzen dizkio planaren zailtasun maila eta konplexutasuna adierazteko eta lau orri horien bukaeran esaten duena hitzez hitz

aurkibide zirriborro bat jasotzen da eta iruditzen zaigu hau izatekotan ere asko jota

zirriborroaren zirriborroaren aurkibidea izan daitekeela

inondik inora ere serioa sei hilabeteko epean zazpi hilabete hartu eta hau aurkeztu

eguna joan eta eguna etorri planak aurkezten dituela plan ponposoak kanpora salgarriak

zerbait egiten ari den itxura emateko baliatzen diren planak baina denok badakigu itxura ematea dela gauza bat eta benetan egitea beste bat

eta gobernu honek erakuslehio handi bat dauka erakuslehio edo eskaparate polita kanpora begira baina barrura

hasten baldin bagara ikusten duguna da ganora gutxi

eta hau esanda bukatzeko esan mozioari gure baiezko botoa emango diogula besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on denoi si esta

mozioaren jatorrian dago zure esanetan maiatzean jaurlaritzak izandako jarrera anisakiaren alertaren aurrean zuk

hartu duzu jarrera hori eta saiatuko naiz azaltzen ez dela horrela izan hitz egin dezagun

parasito bat da itsasoko ugaztunei eragiten diena

gordinik edo gutxi prestatuta osasun arazoak izan ditzakegu

errealitatea hau da antxoak oro har anisakisa izaten du

nolanahi ere osasun ikuskaritza zerbitzuek berriro diot osasun ikuskaritza zerbitzuek anisakiaren presentzia ohartarazten dute izandako hazkundearen parekorik ez dago orain arteko historikoan

en dos mil catorce llegó al noventa por ciento anisakia ez da parasitosian aurki dezakegun larriena hori hala bada ere bada aintzat hartzeko aski garrantzitsua

hori gehitzen badiogu batetik espero ez zen presentzia igo zela orain arte gertatu ez den espezie batean

espezie hori fresko kontsumitzen dela kozinatu gabe ondorioa da koktel bat daukagula anisakia denboraldi batez bereziki arazotsua bilakatzen duena

krisia ohartarazi bazen ere arrantzak nahiko normal jarraitu zuen egia esan

zenbait egunez nolabaiteko nahasmena egon zen baita kasuren batean ezinegona baina arren ez leporatu elikagintzak krisiaren berri emateari egin behar ez zela uste baduzu ere gure legebiltzar taldearen ustez zuhur jokatu zen ohartarazteko informazioa eman zen beldurtu gabe

eta bide batez esan dezagun kasu honetan erabili dena bai dibulgazio kanpainak egitea no obstante tanto plan andemos con cuidado

eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandara pasatuz lópez de ocariz andrea zurea da hitza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

gaur benetako performance a madrilen egiten ari dena da

lehendakaria han dago eta guk uste dugu gaurko egunean urkullu lehendakariaren lekua hementxe dagoela guk euskal errepublika eta esan

autokritika egitea zenbat kostatzen zaion edozein kasutan ere beti aurrera beti bere burua edozein modutara justifikatu eta ondo jarduten duenaren iritzia emanez iruditzen zaigu kasu hau hain da nabarmena tarteka autokritika pixka bat egitea

eta oraindik gogoan daukat arantxa tapia sailburuari galdetu nionean azkeneko hogeita hamar urteetan

jaurlaritzatik sustatu den nekazaritza eredua ia egokitzat jotzen zuen bere erantzuna izan zela baiezko borobil bat

hori ulertezina da hogeita hamar urteetan lau baserritarretatik hiru bidean galdu direnean erantzutea

ikasi behar duela autokritika egiten tokatzen zaionean besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna eta amaitzeko
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka

andrearen mozioa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai aho batez onartu da

gai zerrendako bigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena irph indizea erabiltzeari uztearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

eskerrik asko eta egun on guztioi ziurrenik izango da eztabaida hau saihestu eta denborak berak datorren azaroan gauzak bere onera etortzea nahi lukeenik pentsatuz ordutik aurrera

ba arazoa dagoeneko epearekin berarekin amaituko dela hori nahi izatea ulergarria da

denbora pasatzen utziz kaltea areagotu egin ez dutenen aldetik baino guk ordea uste dugu hori onartezina dela hala jardutea onartezina dela

eta eztabaidak urtebete ondoren are gordinago jartzen dituela agerian batzuen eta besteen jokabideari dagozkionak orain urtebete justu urtebete

eh bilduk babestu egin zuen proposamenak esaten zuena kritiko agertu arren babestu eta arrazoiarekin kritiko talde gehienen aldetik jarrera zuritze hutsa izango zelako aldeko bozka benetan eraginkorra izan zitekeen botoa kutxako batzarretakoa

hala gertatu zen eta urtebete honetan egoera bideratu denik ezin esango dugu orduan

errepika genitzake gaur baina legebiltzarreko aktetan jasota daude eta errealitateak bera izaten jarraitzen du familia askok mailegua ordaindu ahal izatea edo ezina arteko muga adierazi duen finantza politika

biktima izaten jarraitzen dute hilabete hauetan eta bitartean benetako aldaketa eskuartean zenutenek hemen gauza bat bozkatu eta kutxan beste bat denbora pasatzen utzi egin duzue arazoa bere horretan desagertuko zen itxaropenaz

eta are larriagoa dena herritarren eskubideak eta interesak defendatu ordez hauen alde ari zaretela esan bai baina beti bezala finantza erakundeen irabazi goseak laztantzen lotsagabe hori izan da kaltetuen zoritzarra urtebete honetan

beraien kabuz bilatu behar izan dutelako klase politikoak eskaini ez dien babesa eta baita ere zergatik ez txanponaren bi aldeak ditu zorionekoa ere bai aldi berean beraien interesak defendatzeko gaitasuna eta prestutasuna

kaltetuen plataformen inguruan kosta ala kosta garesti kostatu ere beraien eskubideak defendatzeko epaitegietara joan ahal izan direlako

ahaleginaren eta esfortzuaren ordaina epaitegiek argi adierazi dutela orain arte salatutakoa eta gehiago eskubideen urraketa bera azpimarratuz eta baita hau estaliz jardun dutenen

urtebete honek ekarri duen aldaketa nagusia irpha ez dela soilik gehiegizkoa lotsagarria onartezina baizik eta baita ilegala ere eta hemen zenbait zuk hainbeste erabiltzen duzue

legea betebeharra erdigunean horixe geratu denean ere ez zaretela gai izan euskal herria bilduk mahai gainean jarri duen proposamena aintzat hartu

aurkeztera mugatu zarete ez soilik hori erdibideko batean gainera eman nahi zenituzten ez nahiko ziren

legearen baitan aplika dadila eta ez kontratua berritzea tokatzen denean

eta gainera zahartzea jendearen egoera kontuan hartuz ilegala baldin bada

erabatekoa izan edo bestekoa izan beraz pagatu behar zaio pagatu behar zaiona finantza erakundeari ez norberaren egoeraren baitan beraz kasu guztietan ere gure ustez hutsala eta onartezina eta gure buruari galdetzen diogu ea zergatik egiten duzuen hori ea proposamena gurea delako ote den bakarren baten kasuan akaso

zeren edozeinek errepasatzen baldin badu orain urteko eztabaidan batzuk eta besteek esan zenituztenak egia esan oso ulergarria da gaur

onartzea nik ez ditut errepikatuko hor daude

baina ez al da lotsagarriagoa nola edo hala aurrera egin herritarrei bizkar eman eta okerrean tematzea

arduraz jokatzea lezioak eman baino hobe zenukete behingoagatik zintzo jokatuko bazenute eta aitortu

gaizki egindakoaren kaltea hor dagoela eta hau neurri txiki batean baldin bada ere zuzentzeko modu bat dagoela bat eta bakarra atzera begira egindako okerrak zuzentzea alegia zeren begira dezagun urtebete honetan zer gertatu den eta epaiak

epaileek hitz egin baitute zer dion ppren gobernuak madrilgo gobernuak ordezko indizea onartzea

gai honekin alderdi sozialistaren eskutik guztiok eztabaidatzera

finantza erakundeek baina kasu gehien dituen aipatuz kutxabankek ordezkoa izendatua zuen kredituen kasuan ere

hartara irabazi kopuruak mantentzeko zuen zirrikitua aprobetxatu egin zuen

kutxabankek esfortzu bat egingo zuela gobernuak erantzun ezean ba hori ere hitz hutsetan geratu da

ez batak ez besteak ez dute ahalegin gehiegirik egin legea betetzeko

epe motzean azaroan ezarri zuen ordezko indizea gobernu espainolak modu traketsean egin zuela esan beharko dugu ekintzaileen legean ezkutatu zuen eta gainera

gainera ppren gobernuak finantza erakundeen mesedetan orain ere

baita aldaketa hori noiz egingo zen ere zein momentutan egingo zen ere hau da lehendik

irabaziak mantentzeko denbora nahikoa eman ez eta lege honen bidez ahalbidetu egin die finantza erakundeei mailegua sinatu zuenarekin ordezkoa

eta kontratu horrek ere badu bere balio legala ez nolanahikoa hori horrela izanda ere aldaketa berehala ez egitea edo horretarako bidea behintzat baizik eta

egoera luzatu ahal izatea bistan da

hemen hitz egiten ari denak bakarrik legearen idazkeran kontsumitzaileen defentsan jardun ordez hauek kaltetu egin dituela esaten du

funtzioa daukan gobernu baten aldetik epaileak tolosako familia baten kasuaren bitartez utzi du agerian zeinen mesedetan aritu den gobernua bestelakoa berriro diot behar lukeenean bere jarduna baina are garrantzitsuagoa dena ere esan du indizea bera

indargabetu egin du ilegala dela esan du eta horrek esan nahi du behin horrelako erabaki bat hartzen denean eta egunero lezioak ematen dituzuenak justiziaz eta arlo juridikoaz

beraz indize horrek izaera juridikorik izan eta hortaz balio kendu galdu egiten duela aplikatu zen lehen egunetik

atzera begira konpondu behar dela egindako okerra eta hori dagokigu eskatzea hemen ez besterik hori da nabarmena hain da nabarmena

epaileak arrazoi bat baino gehiago erabil zezakeela nulua kontsideratzeko

baina bi modu dituenez eta handitik hasita ilegala dela ikusi duenez

epai tinko bat egiteko inolako arazorik ez du izan hortaz ilegala baldin bada

nagusiki parteetako batek interpretatu moldatu egokitu egin dezakeelako eta onartezina delako parteetako batek horretarako modua izatea pentsa zenbat arrazoi guri

hori eta ez besterik horretarako bidea euskal herria bilduk proposatutakoaren bidetik urratsak ematea da hasteko kutxabankek

ez baitu zentzurik tolosako familiaren kasu berean diren herritar guztiak epaitegietara

derrigortu nahi izatea zer eta gu ez garelako gai

gure lana ondo betetzeko ondotik kutxabankek utzi beharko lioke legearen aurkakoak diren baldintza guztiak erabiltzeari

badira epaitegietan galdu dituen beste gehiegizko baldintzen kasuetan

aplikatzen jarraitzen duela zer eta bezero horrek epaitegietarako bidea hartu ez duelako beraz behingoz jarduera okerrak bideratzeko urratsak

bezero guztiak epaitegietako bidea egitera behartu gabe gauza bera noski gainerako finantza erakundeak ez ditut gutxiesten baina gehiengoa

gobernuari eskatzen diogu irph indizea bera ilegala denez oraindik indarrean den bakarra zeren badago bat indarrean dagoena entidades

hori ere ezaba dezala okerrak zuzentzekotan badago eta egoera honek kaltetzen dituenik

zaigulako beraz bada garaia okerrean sakondu baino akatsak zuzentzen hasteko

dagokigun lana egiten hasteko eta finantza erakundeak zuzen jardutera behartzeko babestu ordez horregatik gure azken puntua ere

ez daitezen eskariak hutsalak izan erakundeek eredu izan behar dugulako eredu izan behar dutelako eta ez oker ari direnak

hori egin ezean legearen aurka gizalegearen etsai herritarrei bizkar emanda eta herritarrei beraien kabuz bakarka defendatzera kondenatzen ari garela esaten ariko gara gure ardurari muzin eginez pertsonak baino finantza erakundeak helburu direla erakutsiz euskal herria bilduk behintzat bozketan bakarrik geratuta ere ez du horrelakorik egingo

ekarri duen terminoetan bozketa hutsal bat irabazi iaz bezala eta urtebetera berdin egoteak hor daudenak eta etxean dauden milaka eta milaka kaltetuak

agerian jarriko dugu egoera epaitegiek dagoeneko agerian jarri duten ildo horrek indartuta eta beraz zuek aukeratu behar duzue okerrak zuzentzeko garaian zaudetelako eta gainera batzuetan bozketa batzuk toki batzuetan hutsalak direlako

zuen botoarekin gauzak aldatzeko modu praktikoa badaukazuelako mila esker eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itsaso jaunak dauka hitza

eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den carro jaunak dauka hitza

oso ondo hitz egiten duzue bai baina hitz egitea ez da nahiko egitea baizik eta hor dago gakoa

izena du hipokresia eskerrik asko eskerrik asko carro jauna isiltasuna mesedez

zuzenketarik aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

erantzun espero zitekeena zen hala ere nire hasierako

bakoitza defendatu dadila eta interes orokorra hor konpon jakitun zenbateko astindua eman dioten bai bere legeari eta bai ondoriozkoari ere bai baina uste dut denei zuen jarrera zuritzen nahi horretan funtsezko zerbait ahaztu zaizuela eta da

eta epai horrek nulidadeaz hitz egiten duela ez duela hitz egiten ez aurreratu behar den ez den ez finantza erakunde batek edo besteak eta nulidadea mahai gainean dagoenean atzera begirako aplikazioa eskatzen duela eta hortaz

itxaso jaunak bere jarrera edo bere zuzenketa izango balu entitate guztiek epaile hori bitarteko atzera begira zuzendu dezatela okerra

guk kutxabanki interpelazio zuzen bat egiten badiogu

eta kutxabankek berak dauka aukera bere etxe barruan gauzak nola egin dituen zuzentzeko

ez nik kutxabankekiko jarrera berezi bat nahi dudalako are gehiago baita hamaretik bederatzi kasu konponduko liratekeelako eta erabiltzaileen arazoan pentsatzen hasten baldin bagara

planteatzen ditugun puntu guztiak finantza erakunde hitza jarrita onargarria da bai ala ez

atzera eraginkortasuna zuek diozue klaro azaroaren baterako problema amaitu da eta orain ehuneko hamabostak dauka arazoa ehuneko ehunak dauka arazo bat kobratu zaiola tokatzen zitzaiona baino gehiago pagatu duela tokatzen zitzaiona baino gehiago eta diru hori bueltan jaso egin behar duela eta hori ez du konpontzen azaroaren baterako dena aldatzeak ez du konpontzen aldaketa aurreratzeak konpontzen du atzera begira gaizki egindakoa konpontzeak eta konpontzen du ez behartuta afektatuak banaka epaitegietara joaten bere dirutik

ez dira merkeak ordainduz beraien burua defendatu behar izatea hori da okerrak zuzentzea

hori ez dakarren proposamenik ez du arazoa konpontzen

eta ez beste zertan eta ez du gehiegizkoa dela esaten ilegala dela esaten du legea urratzen duela esaten du

hartu beharko diren berme guztiak hartu beharko dira eta gehiago eta guk babestuko ditugu

eta parean egin ditzagun besteak eta ez bata bestearekin ordezkatu horrek egingo luke sinesgarri zuek egiten dituzuen proposamenak ikuspegi orokorrak bai baina atzera begirako hori ere bai

esaten ari garena da orain arte gehiago ordaindu duten hori hor konpon marianton eta problema konpondu da batzuk bidean etxea galdu dute beste batzuk estu eta larri egon dira

ez zegokiena pagatzea ez zuten pagatu behar eta gu hortik ez gara mugituko

eta egin bietan bozkatzen dugu berdin eta pnvk ez dauzka bi jarrera dauzka hiru bat hemen alde kutxetan kontra

kentzeko ahaleginetan ari naiz hori da gobernuan dagoen alderdi baten jarrera

mesedez isiltasuna mesedez eskatzen dizuet
zeren eta azkenean behartuko nauzue bidaltzea mesedez eskatzen dizuet hori da pertsonak helburu

ni hau esan edo egiten ari naizen herritarrek ikusten dute zertan ari garen zertan ari da eusko alderdi jeltzalea eta gobernua gaizki egindako horiek konpontzeko

eta hau gaur garbi utzi nahi dut guk kaltetuak herritarrak

gauzak esan behar diren bezala esatea kasu honetan konkretuki bbk k baditu baina gutxi egia da gehienak kutxak ditu eta kutxak dauka bereziki arazo bat hobeto esanda jendeak dauka arazo bat kutxarekin

badauka ordezko euriborra kontua ez da euriborra gehiago gustatzen zaigula kontratu batzuk daude ordezkoarekin eta errespetatu egin behar dira

batzuk kutxabanken egin nahi duzuen iruzurra eta lapurreta nola edo hala defenditzeko

kutxa erasotzen duen bakarra da kutxaren izaera kutxaren jatorria kutxaren benetako etorkizuna

bidez galbidean jarri nahi duela eta hori agerian jartzen dugunak ez gara kutxabank erasotzen ari kutxabank defendatzen ari gara beraz

guk ez dugu bakean kutxabank utzi behar zuek utzi behar duzue etorkizun oparoa izan dezan

denok irabazi dezagun eta benetan herri honek behar duen finantza erakundea izan dadin eta hori esanez eta eginez momentuz

beitialarrangoitia andrea euskal sozialistak taldearen ordezkariak den itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den carro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jauna hitza

eskerrik asko damborenea jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita bi bai berrogeita hamar ez

ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu ulertu dut puntuka bozkatu nahi dela damborenea jauna puntuka beno bozkatuko erdibidekoren lehen puntua bozkatu dezakegu

bat abstentzio ondorioz lehen puntua onartuta geratu da jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako hirugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

hirueleduna modu mailakatuan ezartzeari eta orokortzeari buruz eztabaida eta behin betiko

euskal talde sozialistaren ordezkaria den celaá andreak dauka hitza isiltasuna mesedez

legebiltzarkideok ohartarazi nahi dizuet legez besteko proposamen honek une honetan duen garrantziaz gure hezkuntza sistemarentzat hil honetan bertan bukatzen da

esperimentazio proiektua duela zenbait aste aurkeztua izan zen legebiltzarreko hezkuntza batzordean

belaunaldiaren ebaluazioa emaitzak ikaragarri onak dira soilik hiru urteko esperimentazio aldiaren ondoren derrigorrezko bigarren hezkuntzaren hirugarren mailako ikasleen ehuneko

lortu du ingelesean be bat edo be bi maila hain zuzen ere kontrol taldeetan

besterik ez ditu lortzen maila horiek aldea oso nabarmena da aurrerakada hori gainera

epe horretan egin ohi duten aurrerabidea geldiarazi gabe egiten da eta ingelesez emandako irakasgaietan

oztoporik hezkuntza konpetentzia horien jabe egiterakoan hasiera batean batzuek saldu nahi izan zituzten mamu merkeak

ez kontrako ikuspegi ideologiko batetik zorroztasun osoz egindako ebaluazio zientifiko batetik baizik legebiltzarkideok

hau da unea euskarari hezkuntza arreta berezia emanez eta elebitasunean egin dugun bide arrakastatsuari jarraituz ingelesaren ezagutzan jausi kualitatibo bat

esto es así por tanto datu guztiak legebiltzarkideok mahai gainean daude ez dago zertan ez dakigu zeri itxaroten beharrik egon beharrik pauso bat aurrera emateko eta hirueletasuna hezkuntza sistema osora hedatzeko pausuz pausu noski

nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den agirrezabala jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea eta eskerrak baita ere celaá andreari gonbitea luzatzeagatik baina ez

gaur sinatu duzuen horretara etorriko izan ere gaur erreproduzitzen ari gara edo

errepikatuko duguna da maiatzaren zazpiko batzordean esandako bera eta ikusi besterik ez dago taldeok aurkeztu ditugun proposamenak

hau da bere garaian erabaki politikoa izan zen bien artean eginiko eta oyazarbal jaunak ere argi eta garbi esan zuen la pretensión que tenía

azpimarratu du hori zen abiapuntua meta hasi zenean eta horixe da gaur egungo proposamenetan eskatzen dena hori proposamen originaletan euskal herria bildutik edo bilduk hasieratik utzi du garbi bere jarrera euskaldun eleanitzak sortuko dituen marko

izango dena eta murgiltze eredua oinarri izango duena eta horretarako eman beharreko pausuak ere zehaztu ditugu gaur egungo ereduen markoarekin bukatu eta hezkuntza eta hizkuntza agenteekin lanean arituz marko berri baten proposamena egin ereduen markoa

agortuta dago aspalditik horrela esan dute hezkuntza eragileek eta aspalditik datoz hauxe bera esaten eta bestalde pnv daukagu bere horretan jarraitzen gaur egungo ereduen markoa mantenitu du

jakinik ere a ereduak ez duela euskalduntzen ez duela kohesio soziala bermatzen

pnvk bere horretan jarraitzen du jakinik ere b ereduan ere ikasle asko eta asko ez direla legeak markatzen dituen helburuetara iristen pnvk bere horretan jarraitzen du jakinik ere bostehun ereduan hobekuntzak

egin behar direla eta hori ez da bidea maiatzaren zazpian bertan aurkeztu zen metaren

ondorio nagusi bat zenbat eta gehiago jakin bi hizkuntza ofizialetan orduan eta hobe hirugarren hizkuntzaren ikasketarako

hau da zenbat eta euskara eta gaztelera gehiago jakin

gehiago jakitera iritsiko dira erronka nagusiena beraz ebaluazio ezberdinak horrela esaten dutelako hauxe da nola lortu

hezkuntza bukatu eta gero eta horretarako guk proposamen bat dugu ikasle euskaldun eleanitzak lortzeko marko berria izan ere

eztabaida ez da ea gure hezkuntza sisteman hezkuntza eleanitza bai

eta hau nola lortu nahi dugun esandakoa gaur egungo eredu sistema bertan behera geratu

horixe da gure ikuspuntutik eztabaida eta horixe da

eta egia esan harritu egin nau azken aldi honetan harritu dezente

pnv eta partidu sozialistaren artean ez dakit zer daukazuen baino proposamena

paso significatibo hori celaá andrea zeren intentzio deklarazio bezala oso ondo dago baino

neurri bat bera ere ez duzue planteatzen gaurko erdibideko horretan zer esan nahi du atención preferente al euskera nola gauzatuko da

no me lo creo no me lo creo señor oyarzabal zeren orain arte pnvk eman duen diskurtsoa izan da euskara izango dela ardatz

hau orain dela hogeita hamar urte definitu zen eta badakigu zeintzuk izan ziren emaitzak bai lortu direnak eta bai lortzeko gelditzen direnak beraz

ez dugu alde egingo ez dugulako hain zuzen hemen inongo lorpenik ikusten besterik ez gora euskal errepublika

eskerrik asko agirrezabala jauna euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jauna zurea da hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den berriozabal andreak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburua

egun on duela urtebete inguru

izan genuen eztabaidagai orduan eta gaur jarrera arrazoi eta iritzi berberak edo gutxienez oso antzekoak plazaratu genituen hemen geundenok nik ere hala egingo dut ez daukat beste erremediorik gure jarrera orduan geneukana

y por lo que trabajamos behin gaiaren inguruan oro har dugun iritzia laburbilduta gainontzeko taldeek egindako planteamenduen aurrean zer diogun laburbiltzen saiatuko naiz ordu luzeko eztabaida egiteko moduko gaia bada ere entzundakoak entzunda

y en la autonomía de los centros agirrezabala jaunari erantzuteko asmoa nuen baina bera eta bere

erregeari euskal hezkuntza sistemaren aurretik ondo dago jakitea etxera begira egon beharrean ohikoa duten moduan espainiara begira daude

hala ere aktan jasota utzi nahiko nuke zer uste dugun euren planteamenduaz oraingoan behintzat eh bilduk zuzenketa bat jarri du

ez bezala gure hezkuntza sistemak

gurasoei dagokien aukeratzeko eskubidea eta bi hizkuntza ofizialak ikasteko betebeharra

eta euskara etengabe bizi berritzen lagundu duten zutabeak euskal gizarteak egin du ereduen artean hautua eta urteak igaro ahala

eredu batzuk lehenetsi ditu beste batzuen aurretik eta hautu hori eh bildu gabe egin du gizarteak bere kabuz heldutasunez eta batez ere

positiboa da irakaste eredua ezin liteke ulertu familiaren borondatetik aparte izan ere aukeraketa horrek hizkuntzarekiko motibazioa eta jarrera ere

gaur egungo egoera duela hogeita hamar urtekoa baino hobea izateak familiek hartutako erabakiekin zerikusi zuzena du beste aldagai askoren artean

ez dagoela zertan garai bateko adostasunak eta egungo sistema birrintzeko arrazoirik egun existitzen den ereduetatik bakar bat

onurarik ekarriko ordea zailtasunak eta ezintasunak makina bat ondo baino hobeto daki agirrezabala jaunak hori ez da atzo jaioa eta gainera hori bera dioten hainbat txosten juridiko eskuartean ardura politikoak izan dituen garaian oso gustuko dute guk euskara ardatz erabiltzen dugunean behin eta berriro manipulatzen dute baina iruditzen zaigu ulermen arazo handiak dituztela argi dago guk eta beraiek ez dugula gauza bera ulertzen

euskarari lehentasunezko tratua emateaz ari gara hizkuntza ofiziala den heinean

euskarak bizi duen desoreka eta berdintasun eza nabariak direlako egoera hori zuzentzeko lehentasunezko izaera eta planteamendua behar dutelako

ez dute inolako zerikusirik gu prest gaude batzuekin eta besteekin hemen ordezkatuta dauden talde guztiekin adostasunak landu

ahalbideratzeko hezkuntza eleaniztunaren alde kalitatezko hezkuntzaren alde ikasleen aukera berdintasunaren alde euskara eta gaztelaniaren bizikidetzaren alde

gaur urrats bat gehiago eman dugu euskarari lehentasunezko arreta ematea jaso dugu erdibidekoan horregatik garaiz iritsiko balira eh bilduri
erdibidekoaren aldeko botoa ematea eskatzen diot besterik ez eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa upyd